osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendari ekin aurretik gorka álvarez martínez legebiltzarkideari

gogorarazi baita arrizabalaga anderearen botoa delegatua dagoela eta gai zerrendako

legegintzako dekretuaren proiektua larrialdiak kudeatzeko legearen testu bategina onartzen duena eztabaida eta behin betiko ebazpena puntu hau eztabaidatzen hasi baino lehenago gogoraraziko dizuet eranskin bat bidali zela

zuzenketarekin jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza beltrán de heredia anderea zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on larrialdien kudeaketa legearen testu bategina da gaur zuen onarpenera

dekretu honekin jaurlaritzak bete egin du iazko

emandako agindua testu berriak laurogeita hamaseiko legea eta iazko onartu zena biak batzen ditu lege bien idazkera bakar eta bateratua atalburuen eta artikuluen zenbatze berria eta azken finean lege bien testu bateratu berria proposatzen ditu

mesedez isiltasuna isiltasuna da mesedez eskerrik asko presidente anderea

de este texto refundido hau esanik esan gabe doa baita ere hala beharrezko tramite bakar hau baino ez dela falta hau da legebiltzarkideon

zuen onespenarekin euskal herriko aldizkari ofizialean argitaratzez bat larrialdien kudeaketarako legearen idazkera berri eta bateratua indarrean sar dadin aldez aurretik eskerrik asko zuen

onespenarengatik eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea

azterraldi bakarreko prozeduraz tramitatuko da eztabaidatzeko eta bere osoan bozkatzeko

aldeko txandan norbaitek parte hartu nahi du kontrako txandan beraz

hogeita bederatzi abstentzio beraz onetsita geratzen da larrialdiak kudeatzeko legearen testu bategina onartzen duen legegintza dekretua jarraian boto azalpenera pasatuko gara hasteko alderdi popularraren ordezkaria ruiz de arbulok ez du hitzik hartu behar alderdi sozialistaren ordezkaria castelo andrea zurea da hitza bertatik bai

podemos bertatik lander bai zurea da hitza bertatik

bai bakarrik azaltzeko azkenean gure botoa abstentzioa izan dala

geure ekarpenak logikoki ez daudelako testuan

legebiltzarrean eta ikusita hor zeuden zuzenketak ba ikusi ditugu hainbat gabezi beraz

egun on guztioi gure bozka ezinbestean abstentzioa izan da ezinbestean diot ze legea bera ikusita ezin dugu esan

legea txarra denik legeekin askotan gertatzen den bezala kontua ez da soilik zer onartu den baizik eta gero nola garatzen den eta garatzeko zein baliabide jartzen diren baina aldeko botorik ezin diogu eman

eta beste batzuk aldiz nahiz eta partzialki onartuak izan legeari eman nahi genion norabidea ez baitzen behar bezala islatu legea eztabaidatu zenean gure helburu nagusiak hauek ziren

koordinazioa hobetu eta ikuspegi integrala ezarri eta lehenesteko

kolektiboen arteko mailaketei amaiera emateko bidea irekiaz bigarrena formakuntzari behar den lekua ematea zen

hirugarrenik itsas esparruan gertatzen diren larrialdiak lege honen esparrukoak izatea nahi genuen azken urteotan gertatu den utzikeriari aurre egiteaz gain gure eskuduntzetan

larrialdietako zerbitzu profesionalei babesa eta laguntza emateko horretarako lurralde babes zibilerako egiturak osatzea proposatzen genuen eta

talde hauek sustatzeko langile kualifikatuak izatea proposatzen genuen horiek ziren helburuak

ez zen izan guk nahi bestekoa azkenean ez da larrialdi euskal agentziarik sortuko badirudi nahiago dela bakoitzak bere botere kuota mantentzen jarraitzea eta hau oso kuriosoa da

larrialdi hauei aurre egiteko eskala bat onartzen du eta bestalde hondamendiei aurre egiteko laguntza unitate bat eratzeko agindua ematen du eta gure

hor hori ordenatzeko agentziarik ez baldin badago formakuntzari dagokionean urratsak eman dira baina oraindik arkautek ere bide luzea du aurretik larrialdietan parte hartzen duten zerbitzu guztien formakuntza baliabideak eskaintzeko gure helburuetako

eta berriro ere itsas esparrua inoren lurraldean geratuko da azken urteotan gertatu den bezala aukera galdu dugu gure eskuduntzak maila operatibo batetara eramateko eta babes zibileko boluntarioen sareari dagokionean

eta hauek baliabidez hornitzea garrantzitsuena azkenean sareak sustatzeko erregistro bat izango dugu

gero eta urriagoa den boluntarioak indartzeko eta prestatzeko pena bat ere alboratua geratzea lurralde historikoetan

irizpidea azkenean hori da bidea legearen helburuak benetan praktikara eramateko eta hau hurrengorako izan beharko du eta bi kontu gehiago amaitzeko

asko galdu direla iruditzen zaigu alde batetik lege berriak laurogeita hamaseikoa ia ez du ukitzen suhiltzaileei dagokionean

baina aurreko lege aldian lege txapuzero bat ekarri zen eta azkenean erretiratu egin behar izan zuen gobernuak babes faltagatik eta orain berriz lege berriak aurrekoak zituen gabezia berdinak ditu

ekartzeko baina benetako eztabaida izateko bidea ea irekitzen duzuen bide batez arraroa egitean zaigu ez aprobetxatu izana larrialdien legearen berrikusketa azkenean

las erratas de género eta gauza hauek konpontzen baino hor

hor suhiltzaileen taldeak eta gelditu dira laurogeita hamaseiko

azkenean legea berriro ere kontu hauetan gaizki idatzia gelditu da

artikulu batzuetan ondo dago baina besteetan gaizki idatzia dago

uste dut sakona da ea bidezkoa iruditzen zaizuen eta oraintxe hitz egingo dugu honetaz bilkuraren hurrengo puntuan

lehen lerroko langileak oinarrizkoa den segurtasun zerbitzu mundu honetan azkenean indarrean izango dugun legeak prekarizazioa eta subkontratazioa

razón o no eskerrik asko otero jauna euzko abertzaleak latxaga jauna zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi esku artean daukagun honekin uste dugu

dagokion mandatua betetzen duela hau da legebiltzarrera tramite hau ekartzea izapide burokratiko dela otero jauna ez gara hona etorri berriro larrialdiak kudeatzeko legeari buruz eztabaidatzera hori dagoeneko lehendik eztabaidatu genuen hemen gaude legebiltzarrak jaurlaritzari egin zion mandatua hau da legearen aldaketa

ala ez ikusteko eta esan beharra daukat txosten juridikoek adierazten duten moduan lan hau eredutzat hartu ahal dela

hobe da testu bateratu bat edukitzea larrialdiak kudeatzeko legearen inguruan kontutan izanik mila bederatziehun eta

urtean onartu zela beraz testu bateratu batean hobe nire ustez lege aldaketa guztietan bat egite hori ofizioz egin beharko litzateke

bilaketa eta erabilera errazteko kasu honetan araudi edo esku ordeko legegintza kasu baten aurrean gaude eta bere muga

gobernuaren legearen xedapenetan adierazten den moduan konkretuki

redactados en euskera legearen testu bategina onartzeaz gain testu modernizatu bat egin da eta nire ustez denbora igaroa da norbaitek oso positibotzat joko du euskara zaharkitua duten testu batzuk ekin diotelako uste dugu oso egokia izan dela

legegintza testu honen bat egitea baliatu izana euskararen berrikuskapena egiteko eta oso hiztegi osatuarekin eta beraz euskaraz lan egiteko baliabideak eskainiz besterik ez eskerrik asko

gai zerrendako bigarren puntua mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua larrialdiei aurre egiteko sos deiakminus ehun eta hamabi zerbitzuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

zuzenketak aurkeztu dituzten taldera pasatuz elkarrekin podemos macazaga andrea zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza

larrialdien telefonoaren zerbitzua ematen duten langileen lan baldintzen inguruan hitz egin genuela hain

egin zen onarturikoa nahiko argia zen alde batetik aterako diren hurrengo pleguak edo hobeki esanda

duinak bermatu behar dituztela eta bestetik gobernuak zerbitzuaren berpublifikazioa aztertu behar zuela berpublifikazioa bai ze aurreko eztabaidan honen inguruan bai sozialistak eta bai jeltzaleak

ezin omen zen publifikatu pribatizatu ez dena esaten zenuten eta segurtasun sailburuak berdina errepikatu zuen duela aste gutxi izan zuen interpelazioan

galdu gintezke nahi duzuen guztia baina argi dago esan nahi zena eta esaten duguna

larrialdi deiak jasotzen dituena kudeaketa zuzenaren bitartez eskaini behar duela administrazioak

eta ez da horren zaila ulertzea eta legez bestekoak argi eskatzen duen aukera hori

eta urtarrilean legez besteko proposamena gehiengoz onartu zen eta zer egin duzue honen inguruan ezer ere ez horixe da egin duzuena interesatzen ez zaizuenari jaramonik ez egin

ez duzue azaldu baina publifikazio edo berpublifikazioa aferaz haratago mahai gainean jasanezinezko arazo bat daukagu gaur egun

ez ditut errepikatuko eztabaida hartan emandako argudioak baina ezinbestekoa iruditzen zait azpimarratzea ehun eta hamabi telefonoaren bestaldean dauden langileak

eta egoera ez dela milimetro bat ere mugitu ordutik ona langile hauek bere biziko zerbitzua eskaintzen dutela argi geratu zen aurreko eztabaidan

ezinbestekoa bere lana arduraz beteriko lana estresaz gainezkakoa behin baino gehiagotan eta beraiek eskatzen zutena

oso sinplea da hurrengo esleipenean subrrogazioa egotea pertsona nahikoa kontratatzea lanari behar bezala heltzeko formakuntza bermatzea eta egiten duten lanari egokituriko lan hitzarmen kolektibo duin bat izatea eta beraien hitzarmena

eta beraien lana ez da telemarketina ez dira saltzaileak larrialdien atentzioa da bere lana

gobernu honek eta aurrekoak aurrezpenari bakarrik begiratu diote eta horrek prekarietatea eta zerbitzuaren kaskartzea ekarri du eta behin eta berriz esan duzue hemen onartu zena brindis al sol bat zela baina errepikatzeak ez du

egia da onartu zen erdibideko zuzenketan gauza desberdinak eskatzen zirela eta agian denak ez zirela bateragarriak aldi berean

posible da fase desberdinetan legebiltzar honek betetzea baina borondate politikoa behar da horretarako ordea eta hori zen aurreko legez bestekoan guk erakutsi genuena eta zuek erakutsi ez zenutena borondate politikoa

egoera hau konpontzea nahiko erraza da hasteko gaur esaten zaizuen bezala eser zaitezte langileekin egoera aztertzeko ez da hain zaila

bi aukera dituzue legezkoak biak lan baldintzak hobetzeko bat hitzarmen propio bat izateko bultzada bat ematea ez litzateke lehenengo aldia izango hitzarmen propio bat onartu dezakezue

baina horretarako mahai gainean dirua ipini behar da aurrekontuetan gai honentzat ehuneko hamaseiko igoera bat

baina diru hori ez bada aldatzen telemarketingaren hitzarmena hitzarmen propio batengatik

plegu berriak atera aurretik hitzarmen berria bultzatu eta gero mantenduarazi esleipen berrian oso erraza beste aukera bat ere badago

edo kategoria profesionala euskal administrazio publikoarekin parekatzea eta modu horretan

administrazioan lan egiten duten administratiboen parekoak izango lirateke

eta amaitzeko epe ertain batean benetan arazoa konpondu nahi baduzue modu iraunkor batean badakizue konponbidea irtenbidea zein den hasi aztertzen oinarrizko zerbitzu hau

emateko bide orria zein izan daitekeen eta akabo arazoa eta amaitzeko hausnarketa txiki bat ez zaigu zilegi iruditzen euskal administrazioak zerbitzu bat eskatzea

eta finean zerbitzua ematen duten langileen arazoak alde batera uztea besteen kontua izango balitz bezala are gutxiago

diru ipintzen ez delako etorri bada ez da etikoa zerbitzua minimo batean lortu nahi izatea bitartekari egiten duen enpresak bere irabaziak bermatzea eta kate horretan bestaldean dauden

esprimitzea jasangaitzak diren baldintza batzuetara iritsi arte eta hori egiten ari zarete behin eta berriro

alde bozkatuko dugu iruditzen zaigulako nahiz eta gure eskakizun guztiak ez egon erdibideko zuzenketa horretan guztiak ez daude baina gutxieneko batetara iristen dela iruditzen zaigu castelo andrea

eskerrik asko otero jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak

euzko abertzaleak legebiltzar taldeak talde popularrak eztabaidarako aurkeztu duen mozioaren kontrako botoa emango du eta kontrako botoa emango du besteak beste ekimenaren jatorrian

llanos andreak planteatutako gutako edozeinek modu generikoan berea egin ahalko luke hala ere

oso sinplista dela eta arazoen

hori zehaztasunaren aldeko apustua bada jai daukagu

modu irekian planteatzen du eskuartean daukaguna

jorratu behar direla konturatzen garelako eta horretarako bidea proposatu dugulako me apena que la señora llanos no haya

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko latxaga jauna erantzuteko txandan llanos andrea zurea da hitza

al traer esta iniciativa hoy aquí nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea macazaga andrea elkarrekin podemos zurea da hitza

beste kontu bat amaitu aurretik beno pare bat zuek esaten duzue hitzarmen kolektiboaren inguruan

eta enpresak bilatu behar dutela akordioa baina badakizu kasu honetan eta mahai gainean zerbitzu hori emateko dagoen diruarekin gobernuaren mediaziorik gabe ez dela izango posible soldata duin batzuetara iristeko akordiorik eta bitartean hitzarmen kolektiboa estatuko

oinarrituta dago beraien soldata eta hemen zuek ere

ze euskal lan harremanetarako esparrua ez duzue

hitzarmen kolektibo estatalak ondo datorkizue gaur egun langile hauekin egiten ari zaretena mantentzeko

eta beste kontutxo bat esaten duzue

erdibideko zuzenketarekin esaten denarekin ados zaudetela orokorrean besteak beste langileen subrrogazioa etengabeko formakuntza

zuzenketan esan duzue baina gero

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria latxaga jauna zurea da hitza

alderdi popularra baztertuta dago eta beraiek horren kontzienteak badira alderdi popularra baztertuta dago eta ondo baztertuta gure ustez

da dagokion tokia murrizketengatik ustelkeriagatik kudeaketa eskasagatik eliteen menpe aritzeagatik

eskerrik asko latxaga jauna eztabaida amaitu denez

euskal talde popularrak eta elkarrekin podemos taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hemezortzi boto aldekoa treinta y siete contra beraz onartuta geratu da erdibideko gai zerrendako hirugarren puntua honako mozio hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

espainiako egoitza eraiki hornitu eta ustiatzeko estatuaren administrazio orokorraren eta euskal autonomia erkidegoaren arteko lankidetza hitzarmenari buruz barrio jauna zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak corcuera anderea zurea da hitza

ess bilbao nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

sailburu andrea legebiltzarkideok egun on denoi nik uste dut

eta niri dagokidanez azaltzera noan argudioak zentratzeko hainbat gauza

garbi utzi beharko genituzkeela aldez aurretik lehendabizi gogoratu beharko genuke

sortu zela ess bilbao alde batetik espalazio bidezko neutroien europako iturriaren espainiako egoitza izan eta bestetik

zentro bat sortzeko asmoz partikulen azelerazio arloan zientzia eta teknologiaren garapenean espezializatua hau da estatuko administrazio orokorrari atxikita eta bilbon kokatua dagoen zentro honek

eta baita euskadik proiektu honetan parte hartzeko arrazoi nagusi izan dituen erronkak ere

gerora europako mailako egitasmoak bere eboluzio propioa jarraitu du eta horrela bi mila hamabostean ekainaren hogeita bosteko europako kontseiluaren zazpiehun eta hogeita hiru barra bi mila bederatzi erregelamenduaren bitartez

eratu zen honen bidez europako egitasmoaren eboluzioaren bidez alegia eta europa mailako partzuergoaren sorrerarekin

oinarrizko helburuaren betearazpen eta programa zientifiko eta teknologikoen bilakaera elkarlan

berme guztiekin aurrera egiteko eta hau da berme bakarra hau da

eta gure legebiltzar taldea horren jakitun da mozio honen jatorri izan zen interpelazioan cristina uriarte sailburuak adierazi bezala eusko jaurlaritzak

espainia partzuergo horretara bazkide sortzaile eta ez

moduan atxiki dadin lankidetza honek europako batasuneko kide den estatu bat sartzea eskatzen baitu formalki eta beraz

partzuergo horretara atxikitzea eta zergatik da ezinbestekoa estatuak egin beharreko atxikimendu hori

interes zientifikoko lan paketeen eskuragarritasuna ziurtatzeko gaitasun urria duelako eta seguru aski gaitasun urria esaten ari naizenean eskuzabala izaten

oinarrizko helburuetariko bat hori da hain zuzen ere balore zientifikoa beraz

sartzen ez bada helburua nekez izango da posible bigarrenik nioen moduan espainia partzuergoan bazkide sortzaile gisa sartzen ez bada helburua nekez izango delako posible gainontzeko arlo guztiak lehenengo puntu honengatik baldintzatua gelditzen dira adibidez finantzazioa bi mila hamabosteko hasieratik administrazio biak negoziazio prozesu batean murgilduak izan dira eric ess partzuergo europarraren testuinguruan ess bilbao partzuergoaren inguruko elkarlanaren etorkizunari buruz honela bada euskal administrazioak zein estatukoak bi mila hamabosteko ekainaren hamabian

akordio bat onetsi zuten akordio horretan testuinguru europako marko berri honetan bi mila hogeita bostgarrena arteko euren elkarlana zehaztera konprometitzen ziren alde biak espainia

hasten zenetik aurrera beraz ñabardura bat egitea nahi nizueke barrio eta becerra jaunok

eta estatuko gobernuak espainiaren sarrera izapidetzeko adostasunetara iritsi beharrik adostasunak duela bi urte lortu ziren eta bai gainontzeko guztiak espainiak partzuergo europarrean egin beharreko sarrerarengatik

hemen nahikoa litzateke estatuak bere hitza beteko balu edo hartutako konpromisoak beteko balitu

zeudelako biak ala biak bi mila hamasei bi mila hogeita bost aldirako zenbait bermerekin ess bilbaori emandako lan paketeak izateko modu bakarra espainia eric ess partzuergo europarrera bazkide sortzaile gisa sartzea zen hori dela eta

formula bakarra izango zitzakeen euskal autonomia erkidegoko aurrekontuetan hartu beharko liratekeen konpromiso ekonomiko mardulak zuritu ahal izateko

jaurlaritza honek etengabe eskatu du eta lanean aritu da adostutakoa

bazkide sortzaile gisa sartzea sinatu zezala baina gaur arte ez da horrelakorik gertatu gainera

proiektuaren garapenerako nahikoa zegoelako eric

bitartean bien bitartean eusko jaurlaritzak bere hitza eta konpromisoak bete ditu eta estatuak bere erantzukizunak bete artean aurtengo urteko aurrekontuetan ere bi partida zabalik ditu

hainbat urtetarako izaerarekin bi mila hamabosteko ekainaren hamabiko akordioa betez partida horiek egoki zuzkitzeko zain

euren elkarlana zehaztera konprometitu zirela behin espainia

izaten hasten zenetik aurrera hirugarrenik egoeraren

proiektuaren bigarren helburu nagusia izan delako eta delako

bereziki euskal unibertsitate publikokoekin hauen gaitz zientifiko eta teknologikoan arreta jarriz

gaitz teknologikoan sakontzea ere gure helburuak ess bilbaori dagokionez argiak dira bat

eragin positibo hori gure herriaren garapen ekonomiko bihurtu dadila eta hiru nazioarte mailan partikulen azelerazio alorrean erreferente bezala posizionatzeko

horiek dira gu benetan arduratzen gaituzten arrazoiak eta arrazoi hauek adierazten digute elkarlan honetako oinarrizko helburuen urraketa nabarmen bat dagoela

euskal herriko unibertsitateko ikertzaileekin dagoen harreman oso urria delako hutsaren hurrengoa alegia

bestalde zentroko testuingurutik haratago ez delako neutronikaren arloko oinarrizko ikerketen areagotze bat izan egindako inbertsioen ondorio gisa aipatu ditudan euskal herriko unibertsitateko taldeetako edonork pertsona eta baliabide kopuru txikiagoekin produkzio zientifiko zabalgoa du bi mila hamabostean

zentro teknologiko sektorial gisa eskaera hori bi mila hamaseian

aurkeztutako dokumentazioak ez baitzuen nahikotasunez frogatzen kategoria horretan akreditatua izateko baldintzak betetzen zituenik beraz ekarpen garrantzitsu bat egin behar baldin badiogu ess bilbaori izango da eta horrela idatzita dago hasieratik gure enpresek ere gaitasunak izan ditzaten

izan ditzagun euskal autonomia erkidegoko ekarpen ekonomikoa eta honek suposatzen duen ahalegin handiak une honetan ez du bermatzen euskal enpresak ess bilbaok sustatzen dituen kontratuen esleipen onak izango direnik ezta ikertzaile taldeek

beraz egoera horri da buelta eman behar diogun egoera

gure taldearen konpromiso osoa eta tinkoa nabarmentzea

eta horien araberakoak izan dira bai hasieran ipini genuen zuzenketaren zein gerora erdibideko batera iristeko zehaztu genituen proposamenen tenorea ere eta ulertzen dugu ulertzen dugu sinatu dugun

tenorea ere bide horretatik datorrela zuek esan duzue

niri ere bai baina egia esan nik gaur benetan

pozik nago uste dut gutxieneko tinko bat

dugula eta alde horretatik eta bide horretatik joango da gure konpromisoa hurrengo aurkezten diren garaietan ere mila esker
eskerrik asko urrutia jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

konpontzen edozein proiektuetan dauden arazoak

proiektu konplexua da administrazio ezberdinak daude inplikatuta

noski normala da arazoak egotea maila teknikoan politikoan ekonomikoan eta baita ere pertsonen kudeaketari dagokionez arazoak egotea normala da baina arazoak egotetik pasa gara proiektu osoa arazo bihurtzera eta hori da

onartezina dena onargarria ez dena en la gestión

de esta naturaleza baina espero dugu esaten nuenez behin eta berriro gaurko akordioa inflexio puntua izatea konponbide bidea ekiteko aukera daukagulako proposamen ezberdinak eta zuzenketa ezberdinak aurkeztu dira gai honen inguruan hiru izan dira

eta guk ez dugu egin nahiz eta oso gertutik jarraitu kontu guztia hain zuzen ere lehenesten genuelako akordio batera heltzeko aukera eta uste dugu lagundu dugula nahiz eta akordio horretarako guztion borondatea ezinbestekoa izan eta horrela izan da borondatea

empresarial del país egia esan bakoitzak proposatzen zuena ikusita ez genuen uste

proposatutako elementu desberdinen artean eta uste genuen posible izango zela

zituela akordio batera heltzea eta horrela izan da noski beti edozein akordioetan gertatzen den moduan guztion partetik egon dira esfortzuak denok utzi dituzte

baina azkenean lortu egin da akordio horretara heltzea eta uste dugu akordioa benetan konponbiderako bide orria markatzen duela

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzunen txandara pasatuz barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko carmelo jauna becerra jauna zurea da hitza

gainera urrutia jaunak esan du eusko jaurlaritzak etengabe eskatu du baina ez du erantzunik lortu

mozio honen helburua oso ondo ulertu dute hasieratik

babestu behar dugula nahita ez eta oso ondo ulertu dute ikerketa eta proiektu teknologikoak bultzatzea

nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea eusko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

bototara jarriko dugu barrio baroja jaunaren mozioaren jatorrizko testua bai mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto beraz aho batez onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua mozioa tinixara guanche suárez elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua diru sarrerak bermatzeko errenta izapidetzeko

lanbide euskal enplegu zerbitzuaren konpromisoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena guanche andrea zurea da hitza

egun on guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok

ahogando mila esker eskerrik asko
guanche andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eusko talde popularrak garrido andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok nahiko laburra izango naiz ze azkenean adostutako akordioari laguntza emango

aurkeztutako mozioa interpelazio batetik dator podemos aurkeztutakoa eta gizarte laguntza tramitatzeko irizpideei buruz aurkeztutako mozioa da egia esanda nik uste dut azkenengo testua testua ez duela zer ikusirik edo duela zer ikusirik baina azkenean nik uste dut hobetu dela eta horrexegatik gure laguntza emango diogu

guztiz desberdina da puntu zehatz batzuetan

gaia nire ustez oso argi jaso zuen eta azaldu zuen arartekoak

aurkeztu berri dion bere urteko txostenean lanbidek diru sarrerak bermatzeko errentaren kudeaketaren ardura hartu zuenetik aldizka zuzendari nagusiak irizpideen dokumentua onartzen du

diru sarrerak bermatzeko errentaren kudeaketarako bulegoei ematen zaien gida moduko bat orain arte apirilaren lehenengo aste horiek arte publiko izan ez dena lanbidek publiko egitea ukatu duelako

onuradunek eta arartekoak behin eta berriro irizpide hauek argitaratzea eskatu badiote ere azpimarratu behar da arartekoak jardunketa bat hasi zuela ofizioz lanbidek justuki gaur hizpide dugun irizpideen dokumentuaren inguruko

izapidetu zuen eta bestetik galdera batzuk egin zituen

egin zituen eta informazio eskaera horiei emandako erantzunak ikusita egiaztatu zuen

onuradunek hainbestetan esandakoa alegia zirkular hori garrantzi bizikoa zela hala arartekoari emandako erantzun gehienak ikusten ziren laura garrido andreak esandako hierarkia normatibo hori kunplitu beharrean erantzuten ziola

barne araudi horri arartekoak argi azaldu zuen

bermatzeko errenta arautzen duten erregimenarekin lotuta sor daitezkeen zalantzekin interpretazio irizpideak bakarrik baizik eta araudiaren laburpen batean

berak esaten du lanbideko langileek diru sarrerak bermatzeko errenta espedienteak kudeatzeko erabilitako tresna nagusia eta askotan bakarra dela horrela

eta dokumentua ez hedatzeak eragiten dituen zailtasunen inguruan lanbidek diru sarrerak bermatzeko errentaren izapidetzaren inguruko erabakietan funtsezko dokumentu bat delako beraz gaur hizpide dugun gaiak badu garrantzia hori dela aurrean

orain gutxi gizarte zerbitzuen legearen inguruko komunikazio kanpaina bat martxan jartzearen inguruko eztabaida izan genuen legebiltzar honetan eta aldi hartan informaziorako sarbidea izatea eskubide bat dela eta erkidego honek ere horrela jasoa duela

geratu zela gardentasun kulturaz ere mintzatu ginen behin eta berriro entzun diogu gainera honi buruz hitz egiten gobernuari

gardentasun falta hori izan da arartekoak gai honen inguruan

informazioa jasotzeko eskubideaz eta gardentasun kulturaz aritu ginen horretan esan genuen bezala informazioaren garrantzia eskubide honek beste eskubide batzuk gauzatzeko ahalbideratzen duen pisuan kokatzen dela

eta gure eskubideak gauzatzerako egin beharreko bidea zein den jakiteko bide horretan bermez aritzeko

jasotzeko dugun eskubidearen kasuan ere arlo publikotik behar bezalako informazioa emateko eginkizuna betetzen ez denean

oztopoak ere jartzen dira informaziorako eskubide honek gure eskubideak ezagutu eta erabiltzeko aukera ematen digu denoi

baina batez ere mugako eta bulnerabilitate maila handienean bizi diren horiei informazio ezak eskubideak lortzeko egin beharreko zein diren ez ezagutzeak joko arauak diren argi ez izateak diru sarrerak bermatzeko errentaren onuradunen bulnerabilitate maila areagotu

bat etor gaitezkeela diru sarrerak bermatzeko errentak badu araudi bat

legearen garapenetik datorrena baina azaldu dugun bezala printzipio hori

beti betetzen eta araudi honek badu orain arte izan du letra txiki bat eta orain arte letra txiki hori ezkutukoa izan da

baita eten eta kentzekoak ere publikoa den

hemen aipatu diren barne mailako irizpide horiek

horiek dira ebazten dutenak nori eman eta nori kendu diru sarrerak bermatzeko errenta legea argia izan daitekeen arren

lanbide profesionalen esku geratzen da interpretazio hori eta hortik sortzen direnak ez dira samurrak nik uste dut guanche andreak argi azaldu duela zenbat eta zenbat espedientetan irizpide hauek

denegazioak eman diren eta horrek duen ondorioekin esan beharra dago gainera irizpide horiek ez direla nolanahikoak eta batzuk benetan deigarriak direla esan dezakegu suabe aritzeagatik praktikan honek zer suposatzen du onuradun askok

arau horietako asko barne irizpide horietan jasotzen diren

beraiek horren jakitun izan gabe eta kontziente izan gabe eta ondoren ustekabean jasotzen dituztela ondorioak

errepikatuko baina badira kuriosoak diren zenbait diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan

irizpide hauen karga nolabait moralizantea tamainakoa da eta onuradunen inguruko aurreiritziak ere

gure iritziz esan daiteke irizpide horiek maila batean behintzat talka zuzena egiten dutela onuradunen errealitatearekin

pairatzen duten emakumeen errealitaterekin eta gainera esango nuke ikuspegi murritzailea dutela sarritan eta askotan ba kontrolaren elementua oso oso guretzako gehiegi presente dagoela pentsa daiteke araudia argia dela

pertsonak sistematik kanpo uztea dutela helburu eta ez sistemara ekartzea eta

ez ote den izan hori arrazoia irizpide horiek hainbeste denboran publikatu izatea ukatu

izateko bestela zergatik baina zorionez gauzak aldatu dira eta apirilaren hasieran

gustuko izan ez ziren forma batzuk baliatuz ba gauez eta

aurreko azkeneko minutu horietan irizpide horiek publiko egin dira gu zorioneko iruditzen zaigu

ez uste dugu bestelako jarduera batzuk behar direla baina orain badakigu zeintzuk diren joko arauak eta horiek argi daude

eta pertsonak ere berme hori nolabait badute

eta nik uste dut zentzu honetan aspaldiko inertzia horiek edo azken aldian gai hauen inguruan izandako inertzia hauek hauste aldera gaur

laguntzen digula kostata lortutako akordio

gure taldearen posizioa argi geratu dela bai zuzenketan eta bai gainontzeko

gardentasuna eta diru sarrerak bermatzeko errentaren onuradunen nolabaiteko berme eta horren inguruan kokatu dugu fokua

eskubidearekiko sarbidean berdintasuna bermatze aldera lan egin behar dugula eta zentzu honetan iruditzen zaigu

nolabait publiko izate horrek aukera ematen digula baita ere eragileekin

irizpide hauen gaineko eztabaida bat irekitzea eta orain legearen erreforma pendiente dugunez eta aurki etorriko denez irizpide hauek eztabaidatzeko aukera ere izatea uste dugu onuradunentzat egokia dela

egokia izan daitekeela beraz guk sinatuko dugu eta apoiatuko dugu eta uste dut alderdi popularrak ere ausardia pixka bat gehiago ere izan beharko lukeela eta balekoa iruditzen baldin bazaio akordioa sinatzea ere eskertzekoa izango litzake

sánchez anderea euzko abertzaleak arregi anderea zurea da hitza

elkarrekin podemosek diru sarrerak bermatzeko errenta izapidetzeko irizpideak argitaratzeko lanbideren konpromisoari buruzko mozioa dugu eztabaidagarri aitortu behar dut mozioa lehendabizi irakurri nuenean

ez dago nondik hartu dena nahastu egiten du irizpideak ustezko interpretazio ezberdinak araua bera

labur bada ere arauen hierarkiaren inguruko gauza pare bat azaltzea gustatuko litzaidake legeak dionaren kontra ezin da inolaz ere jokatu ondo dakizunez zuk zeuk ere guanche andrea legeak zehazten ez dituen elementuekin aurkitu ezkero legearen garapenean sortu eta onartutako erregelamenduak izaten dira aplikagarri

eman behar zaion tratamenduari aurre egiteko interpretazioak irizpideak kontsultak eta abar ditugu pero es imprescindible tener clara

de naturaleza de derecho eta ez dut itzuli ez nuelako oso ondo ulertzen zer nahi zenuen horregaz

izaera edukitzea nahi baduzue hori ematen duela baina horrela egiten irizpideak ezin dira arau bihurtu talde baten nahien arabera seriotasun eta zorroztasun pixka bat gutxienez guztiz beharrezkoak dira eskakizunak egiteko bigarrena puntuari dagokionez lehen esan dudan bezala irizpideak

eta horrela da eta izaten jarraituko du kontrakoak

aipatutako guztiagatik ez genuen asmorik oinarrizko ekimena babesteko esan bezala ez duelako inolako oinarri juridikorik edo oinarri juridiko gutxi duelako bilduren oinarrizko zuzenketaren inguruan bat bi eta lau puntuekin guztiz ados geunden

retroaktibitatearen gaia alde batera utzita helburu bera geneukalako adostu ditugun

aldatu ezkero argitaratuak izan daitezela eskatzen diogu jaurlaritzari erdibidekoaren hirugarrena puntuan biean aldiz alderdi sozialistak eta guk

beti segurtasun juridikoa bultzatuz eta hobetuz epeak bete ditzala

argiagoak eskatuz jaurlaritzari laugarrena puntua

jarraituko du irizpideak argitaratu zirenetik aplikatzen dira berriz diot gizartearen mesederako baitira eta horrela jarraituko du
egiten jaurlaritzak mila esker eskerrik asko arregi
anderea erantzuteko txandara pasatuz guanche anderea zurea da hitza

andrea garrido andreak hitza hartu behar du

muchas gracias eskerrik asko garrido andrea kortajarena andrea zurea da hitza eskerrik asko berriz ere

egia esan talde guztiek azaldu diguzue hierarkia

eta azaldu dituzue hemen eztabaidagai izan dugun gaiaren inguruko posizioak baina nik esan behar dut

hirugarren puntua eta bere lehenengo puntua erredaktatzerakoan baina gauza bat argi dagoela eta da printzipio normatibo hori edo hierarkia normatibo horren betetzea gutxienez

kasu honetan eta ez da guk esana arartekoak esana da

arartekoak argi azaltzen du orain arte barne gida izan den hori irizpideak jasotzen dituen

arau bilakatu dela eta hori izan dela lanbideko langileek

erabili duten instrumentu bakarrenetakoa eta kasu askotan bakarra

horregatik irizpide horiek publikoak direla eta aplikatzen direla publikoak diren momentutik baina publikoak dira apiriletik aurretik ez ziren publikoak aurretik letra txikia ziren eta ezkutuko letra txikiak ziren eta

ukazioetan agertzen ziren motibazio horietan

letra txiki ezkutu horretako arrazoiak agertzen ziren beraz hierarkia printzipioa ez zen betetzen eta hori arartekoak irekitako

eta legebiltzar honi aurkeztu dion txostenean argi azaltzen du beraz nik berriz ere esango dut pozez hartu dudala publikazio hori iruditzen zaidalako berme bat dela berme bat denontzako

gardentasunaren printzipio horrengatik erabiltzaileentzako

eraikitzaile izan nahi duten eragile horientzako ze publikoak diren momentutik hain eztabaidagarriak diren irizpide horiek ere ezbaian jarri daitezke

eta erreforma serio bat datorkigu gainera eta oso aukera polita da horiek ere aztertu ahal izateko eta ikusteko

zer errelato ari garen kontatzen irizpide horiek martxan jartzen ditugulako

uste dut gai horretan nahiko errekonozitua den pertsona bat dela imanol zubero

eskerrik asko eskerrik asko kortajarena anderea sánchez anderea bertatik

los ciudadanos y nada más muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko berriz be legebiltzar buru andrea beitu

sanchez andreak amaitu duen bezala guretzat ere akordioa akordio zabala aho batez onartu egingo dena garrantzitsua da guztiz garrantzitsua da ezta irizpide

apirilaren seitik badaude argitaratuta irizpide argiak ulerterrazak eskatzen dira eta zertarako azken batean

dira irizpide hauek argitaratzea horrek segurtasun juridikoa

aquí me parecen muy graves eta zuk zeuk kortajarena andrea esaten zenuen irizpideak izan direla instrumentu bakarra legea alde batera utzi egin denean

inolaz ere ez eta horrela izango balitz berriro diotsut

badaudela instrumentuak hori salatzeko baina ez horrela hemen botatzen legebiltzarrean ez dut uste hau dela lekua
horrelako akusazio edo salaketak egiteko eskerrik asko arregi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

gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena haurren kontrako sexu abusuei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

eguerdi on guztioi mila esker urtarrileko azken asteetan

eta honen aurrean egondako erreakzioek edo erreakzio ezek bultzatuta galdera bat eta legez besteko proposamen bat egitera

galderak lehendakariaren adierazpen bat bilatzen zuen momentu horretan gaiaren inguruko posizionamendua eskatuaz eta hori jaso genuela ikusirik

lehenengo puntua kenduko genuela elkarlanean eta elkarrekin neurriak adosten jartzeko elizbarrutian emandako haurren kontrako abusu hauek

hainbat salaketa eta egoera erdigunera eramatea edo ekartzea ahalbidetu zuen itzalpean dauden eta

orokorrean gehiengoa familia giroan emandakoak izaten dira kasuen ehuneko laurogeita hamarean familiako gizonezko heldu batek

aitek aitonek osabek min egiten duena haurren konfiantzazko pertsona denean indarkeria ankerrera bultzatzen du

bide horretan beraz pozez soilik hartu dezakegu

hobetzeko bidea egin izanak beste taldeetako ekarpenak txertatuz aho batez onartutako erdibidekoa lortu dugu

eta eskerrak eman nahi dizkizuet guztioi horrengatik begien aurrean daukagun akordio honek gobernuak dituen ardurak

integralak eskatuz osasun publikoko eta justizia sozialeko arazo

erpin asko dituen gatazka batez gatazka estruktural batez eta halako politikak eskatzen ditu arazoak informazioa argia

erdigunera ere ekarri dugu gaia lantzen duten elkarteek adierazi izan diguten moduan arazo larrienetakoa ez ikusiarena baita eraikiz elkartea aipatuko dut nire ondoren hitz egingo duten askoz aipatuko dutela

gurekin egon zirelako eraikiz elkartekoak eta argibide eta ideia ugari eman baitzizkiguten aipatutako elkarte honek ikerlan beharrezkoa egin zuen kasu hauen inguruan aurreko urtean eta egun ditugun datu apurrak txosten honetatik haurrenganako sexu abusuak indarkeriak ikusaraziz txostenetik

izan ditugu beste hainbat elkarteek eta ikerlarik ere lan egin dute baina

nahiko lan interesgarria bilduta daukagula eta dena

eraikiz elkarteko kideak esan zigun hemen isiltasunezko paktu sozial bat

eta hau gertatzea eraso hauek gertatzea ahalbidetzen duela paktu honek hitz gogorrak dira eta bere garaian ere hala atera zen batzordean baina

besterik ez dira ez daukagu datu ofizialik baina ikerlan ezberdinek diote haurren ehuneko hogei inguruk pairatu dituela edo pairatzen ari dituela momentu honetan bertan haurren ehuneko hogeia ikaragarria da datua sexu abusuez gain eraso fisikoak arduragabekeria fisikoa eta emozionala eraso psikologikoak edo euren amak pairatzen duten indarkeriaren lekuko izatea dira

eraikiz bezalako elkarteek urrats bat eman dute gaurkoa beste bat da eta hemendik aurrera pauso gehiago eta handiagoak etortzea espero dugu

sufrimendu handiko bizi hastapena izan duten pertsona hauen haur hauen subjektu izaera onartzea eta aitortzea dagokigu ahotsa

sinesgarritasuna ematea haien hitzei haien errelatoei kontua da lehen aipatu dugun

erasotua izaten ari den edo den haur horien ehuneko hogei horren artean

bia bakarrik detektatzen dela denbora errealean hau da erasoa bera ematen ari den momentu honetan kasuen ehuneko bia bakarrik daukagu begien aurrean horrexegatik erdibideko honetan arreta goiztiarreko

eta haien elkarlanerako espazioen beharraz justiziak hezkuntzak administrazioek gizarte zerbitzuek elkarteek denok elkarrekin lan egin behar dugu ehuneko bi hori igo dadin

ondoren estimatzen da ehuneko bi horren barruko ehuneko batak bakarrik salatzen dituela edo salaketa judiziala jartzen duela ehuneko hogei horren barruan ehuneko bia daukagu begien parean eta ehuneko bi horren parean

egiten du salaketa judiziala kontua zein da biktimizazio bikoitz batekin egiten dutela askotan topo salaketa jartzen dutenek

salatzen dutenek edo salatzen duten horien kasuan kausa preskribatu delako jakin badakigunean

kontziente egiterako denbora pasatu dela

eta salaketa egitera animatzen direnerako justiziak ezarritako denborak pasatu dira honi aurre egin behar zaio baita

ematen pairatzen ari diren haurren interes gorena errespetatzeko eta bermatzeko

gertaerak pairatu behar izan dituzte haur askok epaitegietan haurraren kontakizuna zalantzan jartzea asistentzia psikologiko

síndrome de alienación parental delakoa guztiak oso larriak atzoko albistea da hauen gaineko ikerketa abiatuko duela europar batzordeak espainiar estatuko judikaturaren barruan eman daitezken edo ematen ari diren eraso hauen inguruko ikerketa abiatuko duela eta uste dut bere ondorioak arretaz jarraitu beharko ditugula gure eskumenen barruan beraz

ezartzea eskatu dugu hainbat aspektu garrantzitsu ukitu ditugu beraz ikusgarritasuna arreta goiztiarra eta protokoloak eta justizia bere garaian adierazi genuen pribatutik

eta publikotik politikora pasatu behar duen egoera dela erasotuak abusatuak izaten ari diren haurrena orain politikotik praktikora eraman behar dugu bakarrik ez daudela esan izan diegu demostratu dezagun ekintzekin eskerrik asko

hitz egin beharrekoa testimonioez ahotsez ikerlari apartez ekarri diguzuen

baina batez ere gaurkoan eskerrak eman nahi dizkiegu ikusgarritasun guzti horren ikus ezintasun guzti horren gainetik urratsa ematera ausartu diren haur edo heldu guzti horiei

beraiek emandako eskaera beraiek egindako eskaerak oinarri hartuta bidea egiten jarraitu behar dugu errespontsabilitate eta ardura osoz

gaur erantzukizunez aurrera urrats bat emango dugula pozez zoriontzen dut eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea
zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos arana andrea

guztioi eskerrik asko lehendakari jauna legebiltzar gure andrea mahaikideak

será una gran victoria muchas gracias eskerrik asko sémper jauna euskal sozialistak romero andrea zurea da hitza

eskerrik asko romero andrea euzko abertzaleak gurrutxaga andrea zurea da hitza

dagokigu egia esan gaia serioa da eta errespetua ematen duena lehendakariak urtarrilean vatikanora egindako bidaian gaiaz galdetua izan zenean

azaldu zuen bezala ez da kontextuan jartzen berak esandakoari bakarrik egin zitzaiolako erreferentzia eta uste dugu hor dagoela

otsailaren hiruan kontroleko osoko bilkuran etxebarrieta andrearen eskutik galdetua izan zen lehendakariak kontroleko osoko bilkuran hartan eta orduan

eta argi utzi zuen zein zen bere jarrera zein zen lehendakaria gai honen aurrean daukan jarrera eta baita jaurlaritzak ere gai honetan daukan jarrera eta euzko abertzaleon taldetik

orduan esandako hitzak eta errepikatuko ditut bat erabat gaitzesten dugu haurren kontrako sexu abusuak bai elizan eta baita beste edozein instituzioetan ere bi eusko jaurlaritzak bere esku dagoen guztia egingo du sexu abusuen praktiken kontra eta batez ere biktimei

eta hiru kasu zehatz honetan arazo hau ez da elizaren arazo bat bakarrik

arazo hau ez da pribatua publikoa baizik beraz argi utzi zuen tolerantzia zero haurren kontrako sexu abusuen aurrean tolerantzia zero

aurkeztutako legez bestekoaren proposamenean ere bai aita santuari eta elizbarrutiari egiten zaio erreferentzia baina hala ere eraikizek egindako txostenean ikusi dugu

familia giroan ematen direla kirolean ematen dira kanpaldietan eskoletan elizetan baina batez ere

eta horrek zaildu egiten du familia inguru hori intimitate handieneko eremua delako

beldurra daukate familia apurtzeko horrekin eta gorde egiten dute isilean eta hemen beti

indarkeria dago senarrak edo gizonezko bikoteak emakumeari

baita aitek aitonek osabek umeei egindakoak beraz kontua da nola deskribatzen ditugun askatasun gaizki ulertua eta boteretsuaren dominazioa

askatasun jator bat lantzeko errespetuzko harremanak elkarrenganako begirunea adibidez zein urrezko lege dauzkagun gure etxeetan gure bizitzan herrietan

zure buruari egin nahi ez zeniokeena

giza duintasuna nola lantzen dugu nola hezten dugu giza duintasunean

gizatasuna berreskuratzeko premia larri bat eta gai honen inguruan gogoeta tarte bat ere eraiki nahiko nuke

ez al gauden balore galera baten aurrean baloreetan heztea da gizartean barneratu behar duguna

gizarteak ez du erreferente zehatzik eta uste dut horren inguruan hausnarketa bat egin beharko genukeela eta uste dut hor hutsune bat daukagula politika inportantea da eta beharrezkoa da indarkeriari aurre egiteko baina ez dago bizitza politizatzerik

denak lagundu behar du baina oinarri egituratzaile batzuk falta ote ditugun nago

hau ez da esloganekin konpontzen funtsera jo behar dugu nondik erantzun indibidual eta kolektiboak bilatzeko momentua dela uste dut eta kontu hau politikoa bada ez dugu ahaztu behar ere

askotan arazo askoren gainean gizartearengan jartzen dugu ardura gizartearen errua dela esanez baina ez dugu ahaztu behar gutako bakoitzak osatzen dugula gizarte hori

egingo dutenak ez dugu gutako bakoitzaren erantzukizuna alde batera utzi behar eta erakundeengan utzi ardura guztia

norbanakoak eta herritarrak garela eta hau guztia horrela izanik ere instituzioetan dugun ardura ezin dugu ahaztu eta horregatik guztiagatik pausoak ematen ari gara gure eragin esparrutik haurren aurkako sexu abusuek duten seriotasun eta konplexutasuna zein den jabetuta alde batetik enplegu eta gizarte politiken sailean badaukagu zeuk esan zerbitzu telefoniko eta telematikoa sei urte bete dituena horren bidez adin txikikoei laguntza eta orientazioa ematen zaie beraien arazoak zeintzuk diren entzunez eta beti besoak zabalduz edozein kezka edo arazo dutenei

eta sei urte daramatza zerbitzuak berriz ere esan nahi dut ez da atzo asmatutako ekimen bat

badugu prebentzio eta jardun protokoloa gerta daitezkeen haurren eta nerabeen babesgabetasun tratu txar sexu jazarpen eta sexu abusuen aurrean

horretan azpimarratu beharra dago instituzio guztiek eta baita inplikatuta dauden entitate guztien partaidetzaren bidez egindako protokolo bat dela gainera emakundetik ere beldur barik interbentzio kanpaina sexuagatiko lan jazarpenen aurkako protokoloa jazarpen prebentziorako gida kirol munduan erasoak ekiditekoak ere ganbara honetan

beraz ez dut uste arrazoirik dagoenik lanik egiten ez dela esateko

ezer esateko egoera ez da erraza hori badakigu oso kasu konplexuak dira eusko jaurlaritzarentzat ere seriotasun handiko gaia da eta bere esku dagoen guztia egiten du eta egingo du sexu abusuen praktiken kontra egiteko

aurretik aipatutako ekintza eta programa guzti horietaz gain

legea aldatzeko proiektua lege proiektu hau enplegu eta gizarte politiketatik gidatuta dago eta helburua legeak estatuan duen sortutako arau berrietara egokitzea da beraz argi dago lehendakariaren eta eusko jaurlaritzaren jarrera gai honetan eta bukatzeko eskerrak eman etxebarrieta andreari

denok aho batez onartzea erdibidekoa eskerrik asko eskerrik asko

andrea erantzuteko txandara pasatuz ez du parte hartu behar norbaitek parte hartu nahi du erantzuteko txandan ez arana andrea ez ba orduan

amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu euskal talde popularra

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa beraz aho batez onartuta gelditu da erdibideko zuzenketa

margolana gernikara ekartzeko eskakizunari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

arratsalde on mahaiburu andrea arratsalde on parlamentariok gaur laurogei urte gernikan

desagertutakoen bila zebiltzan herritarrak eskonbru artean

gaur laurogei urte gernikan beldurrez zeuden gernikarrak ulertu ezinik gaur laurogei urte

gernikarrek etxeko giltzak zituzten eskuan

etxerik gaur laurogei urte hildakoengatik hil zorian zeudenengatik negarrez ari ziren gernikan

maria luz fierro aguirre hamabi urte

erre bat gernikan regina aldama ume identifika ezina aurelia candes lópez clara zaldumbide

candida amias agure baten gorputz errea catalina barrena barrena

asto behi gorputz zati neskato erre bat ume identifika ezina gernikan

asto gorputz zati andreenekin nahastuta

eta ehunka ume identifika ezinak

hildakoen memoriarekin batera nekez imajinatu litekeelako zer sentitu litekeen zerutik sua jausten

eta su horrek zuk maite dituzunak eroaten dituenean pero

mesedez denbora daukazue zuen txanda daukazu defendatzeko nahi duzuena

mesedez borja sémper ez daukazu hitza mesedez ez daukazu hitza bere defentsan ari da ez daukazu hitza ez daukazu hitza daukazu

egia jakitea kosta zaigu eta oraindik ere ez dakizkigu egia guztiak justizia

non ote entzun ere gura ez dutenean eta egia eta justizia barik ezin da erreparaziorik egon

hori salatzen dugu legebiltzar honetan eta mundu osoan ere baina inoiz egin den salaketaren ikonorik handiena ederrena

berak lortu zuen izua samina gernikan gertatutakoa inork baino hobeto adieraztea picassok

gerra zer den beldurra zer den sufrimendua zer den noraezean egotea zer den azaldu zuen picassok picassoren

kontrako oihua horregatik laurogei urte eta gero hemen gaude gasteizen eskaera argi eta zehatz batekin

gernikara ekar dezatela eskatzen dugu guernica gernikara dezatela koadroak berak duen salaketaren indarra biderkatu egin gaudelako gernikan eta horrela gernikatik mundura zabalduko da

hemen gerra zer den jakin ondo badakigula baina hemen

ez hemen ez beste inon eskerrik asko agirre

euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

apirilak hogeita sei orain laurogei urte gernika herria

izan zen eta gaur beste behin ere legebiltzar honetan legezbesteko proposamena

ekartzen da beste behin ere jakinda euzko abertzale taldetik bai legebiltzar honetan bai

eskatu dela guernica margolana gurera ekartzea

orduko madrilgo kultura ministroak adierazten zuen

aukeren artean gernika herriak

osoa merezi zuela baina gaur

ez dagoela borondate nahikorik erabaki politikoa hartzeko orduan ez dago

nahikorik bai reina sofía museoa eta bai espainiako ministerioa txosten teknikoetan oinarritzen direla argudiorik nagusienak leku aldatzeko prozesuari ezerkoa emateko jakina

soilik museoaren teknikoak egindakoak izan dira eta ordea beste errekonozitutako adituen bestelakoak

ere badirela eta hauen esanetan

errepidez garraiatzeak kalteak eragin ahal diola margolanari

berrogeita lau urteko atzerapena zazpi orduko hegaldi batek gainditu zuen orduan bai bazegoan inpultso politikoa new yorketik madrilera ekartzeko

bi mila hamarean legebiltzar honetan lortu zen talde guztiek testu bat adostea

orduan ere lehenago bi mila seian aho batez onetsitako erdibideko zuzenketa berretsi zen non eskatzen zitzaion espainiako gobernuari

berraztertzea eta berriz baloratzea

inoiz gehiago ez errepikatzeko bigarren munduko gerran berriro naziek

laurogeigarrena urteurrenean ez badugu lortzen

saiatuko gara oztopo teknikoak ulertuta

argi utzi nahi dugu eta ezin da ahaztu

urteurrenean gernikaren bonbardaketan bizirik irten

bakearen aldeko konpromisoa elkartasunarekiko eskuzabalik bakearen kulturatik egin eta

eta azkenekoz lehen aipatu den moduan

eta egunotan egindako ekitaldiak

ez dugu ahaztu behar gernikako herriak egindako eskaera errefuxiatuak kontuan hartzeko

orain laurogei urte pasa eta gero eskuzabalak izatea kontuan hartzeko

eskerrik asko eskerrik asko betolaza anderea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

lehenengo eta behin eskertzen dugu benetan zuok gurekin bat egitea uste dugulako denon artean egin behar dugula hau eta gernikak eta gerra sufritu dutenek eta sufritzen ari direnen munduko beste leku batzuetan guk ere gogoan ditugu munduko beste leku batzuk uste dut hori merezi dutela

orain dela zazpi urte honekin bat egiten zutenek gaur egun bat ez egitea hori baina eurek azaldu beharko dute y sí señor barrio

sea trasladado a gernika eta uste dugu hau izango dela

bizkaiari euskal herriari eta mundu osoan mundu osoan ez ditugu ahazten munduko

hemen gaur eta uste dugu mundu osoan bonbardaketak faxismoa gerra sufritu duten eta sufritzen ari diren herri guztiei

aitortzarik handiena ederrena hauxe izango litzatekeela

eskerrik asko agirre andrea euskal talde popularra barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak romero andrea zurea da hitza

fascismo muchas gracias eskerrik asko romero anderea euzkoa abertzaleak

eskerrik asko hemen

argi geratzen da esaten dugula gurea

argi itxi behar dana da guernica margolana picassok

margotu zuela enkargua lehendik eukan parisko esposiziorako

eta medio internazionalen bidez egia jakinda

motiboa izan zen picassok

artelana egiteko berez

badeko zer esanahi berezi bat badeko gernikak

margolanagaz eta lotura propio bat

horrek ez deu nahi esan beste

ez zirela egon garai hartan madrilen eta bizkaiko

eta espainiako probintzia guztietan egon ziren

pila bat baina denok errekonozitu behar dugu

margotu bazuen koadro hau margotu bazuen

gertatu zelako eta nik pentsetan dot gaur egun

orduko denborako jendeari eta eurek esperantza eta

bidea eginda nik pentsetan dot errekonozimendu bat izango zela lan egitea guernica margoa gernikan kokatzeko eta horretarako bi mila hamaran eskatzen zena

adostea berriro aztertu daitela obraren egoera eta

ministerioak eta dagokion instituzioak guernica

kokatzeko besterik

eskerrik asko hernández jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu lehenengo eta behin

gehitzeko zuzenketa bozkatu dezakegu

onartuta geratu da gehitzeko zuzenketa jarraian eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa hemezortzi contra hamaika abstentzio beraz onartuta geratu da eh bilduren jatorrizko testua